egun on guztioi osoko bilkurari hasiera emango diogu esisere bakoitza suen eserlekuetan

aldez aurreko gaia euskal sozialistak legebiltzar taldeak egindako legez besteko proposamena eusko jaurlaritzaren kontu ikuskapenei buruz legez besteko proposamenari dagokionez behin betiko ebaztea maiatzaren hogeita hiruko osoko bilkurako bozketan izandako berdinketak erregelamenduaren laurogeita hamabi puntu bat artikuluak adierazitakoari jarraituz

eusko jaurlaritzaren kontu ikuskapenei buruz aurkezteko legez besteko proposamenaren jatorrizko testuaren lehenengo puntuan erregelamenduaren laurogeita hamabi puntu bat artikuluari jarraituz berriro egingo dugu

lehenengo puntua bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

hogeita hamazazpi ondorioz ez da onartzen lehenengo puntua jarraian bototara jarriko dugu euskal sozialistak taldearen legez besteko proposamenaren bigarren puntua bozkatu dezakegu

eh bildu taldearen aldatze zuzenketa bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

aldatze zuzenketa hau ez da onartzen jarraian euzko abertzaleak taldearen osoko zuzenketa bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

emandako botoak berrogeita hamairu bai hogeita zazpi ez hamazazpi abstentzioak hamar ondorioz

osoko zuzenketa onartuta geratzen da gai zerrendako lehenengo puntua euskal sozialistak legebiltzar taldeak egindako legez besteko proposamena eudel euskadiko udalen elkarteak egindako lana aitortzeari eta babesteari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena

da euskal sozialistak taldearen ordezkariak dauka hitza ekimena aurkeztu eta aldezteko pastor jauna zurea da hitza

a la asociación de municipios vascos muchas gracias eskerrik asko pastor jauna euskal talde popularraren ordezkaria den semper jaunak dauka hitza

eskerrik asko presidente andrea lehendakari jauna sailburuok legebiltzarkideok

esan behar dut talde sozialistak aurkeztutako ekimenarekin ados egon garela hasiera

eudelek azken hogeita hamar urte hauetan egindako lana ados egonik hasierako testuarekin gehitzeko zuzenketa bat aurkeztu genuen

horregatik eskerrak eman nahi dizkiet bai pastor jaunari akordioetara heltzeko izan duzun borondateagatik eta prestutasunagatik hasiera hasieratik

beragatik baloratu behar dugu eudelek

interesen baloreen bultzatzaile gisa duen lana udalei zerbitzuak errazteko lana egiten du esperientzia eta praktika honen elkartrukatzea eragiteko eta praktika hauek ez bikoizteko halaber udalak ordezkatzen ditu gizartearen eta beste aurrean eudel udalerrien ahotsa da eta horrek ahalbideratzen du udalek garrantzia irabaztea bestelako boterekiko harremanetan

adostasunaren ikuspuntutik bestelako erakunde batzuekin komunikatzeko eudelen sorrerako helburuek indarrean jarraitzen dute

eudel kontsultarako eta trebakuntzarako foroa da baina elkartea ere bada eta elkarte gisa indarrez eta irmotasunez aldarrikatzen du

zeregina eudelen helburuetariko bat da euskadiko udalen kohesiorako koordinatzea eta dinamizatzea esperientziak trukatzeko modernizazioa ahalbidetuko duten praktika onak hedatzeko eta euren eragina sendotzeko

udalen egunerokotasunean sortzen diren arazoei eta erronkei aurre egiteko tresna gisa eta adibide konkretu batzuk jarri nahi ditut adibidez infoudala zerbitzua gizon eta emakumeen berdintasun politika bultzatzeko berdinsarea edo

tokiko berrikuntza agenda bultzatzeko eta gardentasun politikak ezartzeko aholkularitza ekimen hau benetan interesgarria da

bilduko bost udalek ere honetan parte hartzea lau mota guztietako lege aldaketen inguruan

eragina eta aplikazioari buruzko formazioa eta informazioa udalhitz ordenantza kontratazio enplegu eta akta ereduak edota prestakuntza besteak beste

konturatu gaitezen udal askorentzat ezinezkoa litzatekeela proiektu interesgarri hauek aurrera eramatea

babesik gabe eta esan gabe doa nola ez elkarlanean aritzeak baliabide publikoen optimizazioa dakarrela baliabideen erabilera eragingarriagoa eginez esandako guztiagatik eudelen jardunaren balorazio

baina hori ez dut nik bakarrik esaten hori gure udaletako teknikariek ere esaten digute horregatik beren beregi aintzat etsi nahi dugu eudelek egindako lana eta beren beregi gure babesa eman nahi diogu eudeli eudelen udalen elkarteari

en euskadi nire asmoa da orain gainontzeko taldeek aurkeztu dituzten zuzenketak aztertzea esanda dago

sinatu duenez orduan ez naiz horretan zentratuko baina bai gustatuko litzaidake aztertzea eh bilduk aurkeztu duen zuzenketa izan ere zuzenketa hori bat dator azken bolada honetan

eta azkenak pasa den astean egin zituzten bilduko alkateak ez ziren etorri eudeleko batzar orokorrera eta gero adierazpenak egin zituzten laburbilduz bai osoko bai zuzenketa horretan eta baita adierazpenetan hausnarketa egin behar duela bere helburu funtzionamendu eta antolaketari buruz ustez eudelek bere sorrerako helburuak albo batera utzi ditu

gaur egungo erronkei aurre egiteko batez ere udalek jasaten dituzten erasoen aurrean ez duela ezer egiten eudelek salaketa larri

nahiz eta jakin gaurkoan eztabaidarik ez dugula edukiko bildukoak ez daudelako baina ziur aukera izango dugula etorkizunean ere gustatuko litzaidake jakitea bilduri zer ez zaion gustatzen eudelen funtzionamenduari buruz zer dagoen txarto eta zer da aldatu nahi dutena gaur egun

organo gorena batzar orokorra da eta bertan elkartea osatzen duten udal guztiek parte hartzen dute alkatea bozeramaile dutelarik eta batzar orokor horiek gainontzeko batzordeak aukeratu egiten ditu gure ustez funtzionatzeko

guztiz gardena eta demokratikoa da eta gainera lurraldetasuna bermatuta dago eta esan beharrik ez daukat estatutuek bermatzen dutela alderdi politiko guztien parte hartzea eudelen eudel

anitza eta aniztasun hori da hain zuzen ere erakunde egituran gehien baloratzen den eudelen ezaugarria oso deigarria egiten da

hogeita bost urte baino gehiago egon direnean erantzukizun handiko karguak izaten eta oker ez banago bilduk eskatu egiten du kandidatura independenteei ahotsa eta hori horrela da badaukate udal hauteskundeen ondoren udal independenteen kandidatura aurkeztu zen eta normalitate osoarekin parte hartzen dute erakundearen eguneroko bizitzan eh bilduk zuzenketan eskatzen du udalek bizi duten egoera larria ikusirik tresna eraginkor bat izatea eta aitortu behar dut hemen jakinmina daukadala ezagutzeko

kudeaketa arazoei aurre egiteko beste tresna eraginkorrik ezagutzen duten ala ez

nik pentsatzen dut ezker abertzaleari edo

edo funtzionatzeko era eta hori aldatzeko benetako asmoa badu

eudelen parte hartzea eta bertan aldatzeko proposamenak egitea barrutik proposamenak egin eta lan egin

eta ez egiten dutena parte hartzeari uko egin eta kanpotik dena kritikatu bukatu nahiko nuke hasi dudan moduan gure taldearen babes osoa eskainiz eudeli eta neureak eginez eudeleko presidentea pasa den barikuan izan genuen batzar orokorrean esan zituen berbak

de pactos de amplio respaldo jarrai diezaiogun bada bide horri hori delako azken finean herritarrek eskatzen digutena
besterik ez eta eskerrik asko eskerrik asko otadui andrea zuzenketarik aurkeztu ez duten taldeen txandara pasatuz mistoa upyd taldearen ordezkaria den maneiro jaunak dauka hitza

gracias eskerrik asko maneiro jauna erantzunen txandan euskal talde sozialistak ez du hitzik hartuko
euskal talde popularrak semper jaunak ez du hitzik hartuko euzko abertzaleak ez du hitzik hartuko eta maneiro jaunak ez du hitzik hartuko

puntuka bozkatzea eskatu du puntuka

eztabaida amaituta bozketara jarriko dugu euskal talde sozialistak euskal talde popularrak eta euzko abertzaleak sinatu duten erdibideko zuzenketaren lehenengo

emandako botoak berrogeita hamairu bai berrogeita hamalau

erdibideko zuzenketaren bosgarren puntua bozkatuko dugu jarraian bozkatu dezakegu

emandako botoak berrogeita hamairu bai berrogeita hamairu ez bat ondorioz bosgarren puntua ere onartua izan da bigarren puntua erretiratua denez

legez besteko proposamena erlijioek zergak ordaintzearen gainean eztabaida eta behin betiko ebazpena proposamena egin duen taldearen txanda mistoa upyd taldearen ordezkariak dauka ekimena aurkeztu eta aldezteko maneiro jauna zurea da hitza

estatu eta erlijio desberdinen arteko harreman ekonomikoen behin betiko armonizazioa eta homologazioa eskatzen ditugu nosotros

eskerrik asko ramírez escudero jauna zuzenketarik aurkeztu ez duten taldeen txandara pasatuz euskal talde popularraren ordezkaria den

eskerrik asko euskal sozialistak taldearen ordezkaria den corcuera andreak dauka hitza

euzko abertzaleak taldearen ordezkaria ramírez escudero jauna zurea da hitza

eskerrik asko ramírez escudero jauna euskal talde popularraren ordezkariak dauka hitza damborenea jauna zurea da hitza

eztabaida eta bototara jarriko dugu mistoa upyd eta eusko talde sozialistak sinatu duten

onartzen erdibideko zuzenketa jarraian eh bildu taldearen osoko zuzenketa bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

emandako botoak berrogeita hamairu ez berrogeita hamairu

ez da onartu eh bilduren osoko zuzenketa eta jarraian euzko abertzaleak taldearen osoko zuzenketa bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

emandako botoak berrogeita hamairu bai hogeita zazpi ez

enpate bat dagoenez berriro bozkatuko dugu euzko abertzaleak taldearen erdibideko zuzenketa bozkatu dezakegu

emandako botoak berrogeita hamairu bai

enpate dagoenez hurrengo osoko bilkurarako utziko dugu gai zerrendako laugarren puntua euskal sozialistak legebiltzar taldeak egindako legez besteko proposamena

eta behin betiko ebazpena proposamena egin duen taldearen
txanda da euskal sozialisten taldearen ordezkariak du hitza ekimena aurkeztu eta aldezteko gallastegui andrea zurea da hitza gracias presidenta

eskerrik asko gallastegui anderea zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasaz euskal talde popularraren ordezkaria den llano andereak dauka hitza

eskerrik asko presidente andrea sailburuok legebiltzarkideok egun on berriro ere bai gallastegui andreak esan duen moduan adostasuna lortu dugu

artean eta berak esan duen moduan

gonbidatu nahiko nuke adostasun honetara gehitu dadin eta

llanos andreak esan diguna atzo ministroak esandako berbengatik uste dut egokia izango litzatekeela

batuko bazinete adostasun honetara el gobierno del lehendakari urkullu

zuzenketarik aurkeztu ez duten taldeen txandan mistoa upyd

preventiva gracias eskerrik asko maneiro jauna erantzunen txandan sartuz
euskal talde sozialistaren ordezkaria den gallastegui andreak dauka hitza

a esta enmienda de transacción gracias eskerrik asko gallastegui andrea euskal talde popularraren ordezkaria llanos andrea zurea da hitza

eskerrik asko presidente andrea bakar bakarrik bajatu naiz llanos andreari esateko

boletina eta gainera eztabaida hau planteatu zen bertan bi mila hamabiko martxoaren hogeita zazpian gure taldeak aurkeztutako ekimen bati aztertzeko bertan

ez duzula ondo irakurri boletina zeren eta alderdi sozialistako sáez cubero jaunak madrilen defendatu zuela

gaur gallastegui andreak egin duen baino enfasi handiagoarekin

irakurriko dizut pasartetxo bat kontuan izan dezazun zer esaten zuen

errepasatu zeren eta ez da bakarrik nazionalistek egiten dugun aldarrikapen bat

nik llanos andrea eskatu behar dizut

andrea eta amaitzeko mistoa upyd taldeak